osoko bilkurari hasiera emango diogu hasieratik esan

utzi dela beraz bigarren puntuarekin hasiko gara gai zerrendako bigarren puntua

legebiltzar taldeek egindako legez besteko proposamena frankismoaren krimenen arduradunak ikertzea bultzatu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da euskal sozialistak dauka hitza unzalu jauna zurea da hitza ekimen aurkeztu eta aldezteko

eh bildutik arzuaga jauna zurea da hitza

egun on denoi espainiar estatuak bermatu nahi du frankismoaren krimenen inpunitatea espainiar instituzioek ez dituzte frankismoaren

jazartzen espainiar instituzioek ez dute ikertzen ez dute uzten ikertzen ez dute laguntzen ikertu nahi

eta oraindik beste urrats ematen dute espainiar instituzioek izan ere oztopatzen dute edozein ikerketa ez egitetik pasa dira ez egiten uztera ondorio hauek

esteban beltranek amnistia internazionaleko espainiar estaturako zuzendariak bi mila zortzitik auzitegietan aurkeztutako salaketa guztiak berrogeita zazpi guztira artxibatuak

saiatzen ari da beste bide batzuetatik salaketa gehiago ezartzen auzitegi arruntetan baina gaur egun esan dezakegu

justizia unibertsaletik bide horretatik eramaten den kereila bakarra legebiltzar honetan

eta baita ere instituzio publikotik eman zaie babesa

sariarekin kereila horren ondorioz frankismoaren hemeretzi delitugile gizateriaren kontrako krimenen hemeretzi perpetratzaile galdekatu nahi zituen servini de cubría argentinako epaileak

hiruko sarraskiagatik edo josé maría sánchez ventura pascual fernando suárez eta jesús cejas mohedano txiki eta otaegiren

sinatu zutenak guzti horiek gaur egun esan behar dugu direla espainiar

ningún estado del mundo puede arrogarse adibide bat jarri nahi dut izan ere ekimen hau prestatzen ari nintzenean adibide bat etortzen zitzaidan burura ia inork imajinatu dezakeen frantziako erresistentziako kideak jazarri

torturatu epaitu zigortu egiten diren bitartean naziak inpunitate osoz tratatzea naziak

bizitza osorako pentsioekin saritzea ia inork imajinatu dezake naziei inolako ardurarik edo erantzukizunik ez eskatzea

badakit desberdintasun bat dagoela izan ere naziek galdu zuten europako gerra eta hemengo naziek irabazi zuten hemengo gerra eta euren neurriko legedi bat egin zuten euren babesa ziurtatzeko

legedi horren atzean ezkutatzen da eta legedi horren atzean ezkutatzen ditu frankismoaren kriminalak legedi horren babesean legedi horren aterpean

erabili zena antifaxistak antifrankistak libre uzteko egia da libre uzteko behin jazarri atxilotu torturatu eta epaitu eta zigortu ostean legedi bat erabili dena faxistak libre uzteko jazarri atxilotu epaitu eta zigortu gabe

ezartzen den estandar bikoitza ezartzen den tratu ezberdintasuna eta ezartzen den injustizia

frankismoa kondenatuko du hori entzungo dugu seguru aski baina

eragotziko du frankismoari inolako ardurarik hartzea bere posizioarekin saihestuko du frankismoaren krimenak ikertzea

dituzten eskubideak gauzatzea egia eta justizia ezar dadin are gehiago ppk indarra egingo du

inpunitate osoa gauzatzeko gaur bi egiteko dauzkagu bideak zabaltzea

kitatu esaten eta bideak zabaltzea ere frankismoaren aurkako borrokalariekin frankismoaren biktimekin gizarte honek daukan zorra kitatu dezan pentsatzen dut horiek direla gaur pse eta eajrekin batera ekartzen dugun ekimen honen muina eta horiek dira gaur hemen berrestuko ditugun konpromisoak
eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

bilkura honetara dakargun legez besteko proposamena bi mila hamairuko ekainaren hogeian onartu genuen beste baten ondorioa besterik ez da egun horretan legebiltzarrak mila bederatziehun eta hogeita hamaseiko francoren altxamendu militarra eta ondorengo

ez zen lehen aldiz baina beste nobedade baten inguruan oso harira zetorren orduan hain zuzen ere orduko legez besteko proposamenaren bostgarrena eta seigarrena puntuek horrela zioten

konpromiso horren haritik eusko legebiltzarrak bere babesa eta atxikimendua adierazten dio argentinako errepublikako buenos aireseko lehenengo epaitegiaren

frankismoan izandako genozidio eta gizateriaren kontrako delituen arduradunen aurka

eta sei eusko legebiltzarrak gizartea animatzen du frankismoaren kontrako kereila hau babestera frankismoan

edo diktadura salatu eta krimenen eta kriminalen aurkako

egiten dutela adieraziz bien hiru urte pasatu dira akordio hori hartu zenetik eta

hainbat saiakera egin ditu bere ikerketa aurrera eramate aldera bi mila hamalauan bertara etorri egin zen biktimei deklarazioa hartzeko

ibargutxi eta txasko jaunek izan zuten agerraldian ondo azaldu zuten

bizi izan duten bai biktimak baita servini epaileak ere bere lana aurrera eraman ahal izateko

otsailean berriz argentinako epaitegiak erregu bat bidali zion espainiako gobernuari inputatutako hemeretzi pertsonei itaunketa egiteko helburuarekin

ez du inongo erantzunik jaso ez gobernuaren partetik entzutegi nazionalaren partetik hori horrela servini epaileak eta buenos aireseko epaitegiko talde juridikoak

bertan behera utzi behar izan dute espainiako erakundeek sinatutako aldebiko itun zein oinarrizko eskubide eta askatasunei buruzko arauei uko egin die eta modu argian oztopatu

inguruko ikerketa judiziala bai espainiako botere publikoek baita alderdi politiko batzuek ere espainiako legedia konstituzioa eta mila bederatziehun eta hirurogeita hamazazpiko amnistiaren legea hain zuzen ere jarri izan dute

jarrera oztopatzaile hori zuritu nahian giza eskubideen aldarrikapen unibertsalak eta eskubide zibil eta politikoen nazioarteko itunak eta europako giza eskubideen hitzarmenak nazioarteko zuzenbidean ikuspuntutik vienako hitzarmenaren arabera sinatzaileak diren estatuek ezin izango dute bere barne zuzenbideko araudiak dioena arrazoitzat hartu tratatu bat ez betetzeko justifikazio gisa

urtean sinatutako eskubide zibil eta politikoei buruzko nazioarteko itunak zera dio barne zuzenbidearen

bateraezintasunak bada barne zuzenbidea edo praktika aldatu beharko da itunaren funtsezko bermeek ezartzen dituzten arauak bete daitezen

e imprescriptibles espainiako gobernuaren portaerak ez du inolako justifikaziorik botere judizialari dagokio ikerketa martxan jartzea baina zoritxarrez ez du egin eta hori gutxi balitz

euskadik bakea eta bizikidetasuna behar du eta horretarako guztien artean gogora ekarri behar ditugu frankismoak eragindako giza eskubideen urraketak garaiz gaude egin diren kalteak aitortzeko biktima guztiek justizia egia eta
erreparaziorako eskubidea daukate eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

zurea da hitza eskerrik asko berriro ere nabaria da sinatzaileen artean badauzkagula

ezberdinak baina horrek ez du ekidin ez du saihestu erdibide batera

legearen kontra eta horrela esan behar dugu egia da hori ez dugula adierazten ekartzen dugun ekimenean baina nik bai hori argi utzi nahi dut ekimen hau prestatzen ari nintzenean burura etortzen zitzaidan telebistako serie bat cazadores de nazis

inspiratzaile iruditzen zitzaidalako serie horretan ikusten da

edo aterpea ematen zaien lekuetan

jazartuak pertsegituak izaten dira justiziaren esku uzteko

legeak inposatzen dituen mugak salbuetsita

eskerrik asko unzalu jauna euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euzko abertzaleak eh bildu eta euskal sozialistak taldeen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hiru bai

onartuta geratu da jatorrizko testua gai zerrendako hirugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

gehiegizko balorazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko presidente anderea lehendakaria sailburuak

egun on guztioi berriro alderdi popularrak gai honi buruz euskararen balorazioari buruzko proposamen bat ekartzen du legebiltzar honetara

legealdian bederatzigarren legealdian zortzigarren legealdian eta zazpigarren legealdian ekimen hauek aurkeztu

berrikusteko eskaintza publikoetan euskararen eskaintza publikoetan ematen zaion

buruzko proposamena aurkezten dugu eta bereziki esan dezakegu euskararen balorazioa bi arlotan nabaritzen dela

lanpostu ezberdinei beren derrigortasun data jartzen zaienean eta bestalde euskara meritu bezala baloratzen denean beste merituekin konparatzen eta hemen agertzen da arazoa zeren

puntuazioaren arabera gehiegizko balorazioa ematen zaio eta euskararen ezagutza maila bat edukitzea egiten du euskararen ezagutza hori guztiz

euskararen balorazioa egiten denean eskaintza publiko desberdinetan

arazo bat bihurtu dela eta hau errealitatea da eta hau gobernu bat eta horrelako politikak bultzatzen dituen gobernu batek onartu

zuzenketako ordeztu ikusten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea

denoi egun on ez gara neutralak euskararekin

azkue jauna euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

egun on lehendakari sailburu egun on guztioi garrido andrea nik hasteko galdera bat

paradoxa bat asmatu beharko dugun edo izena emango deutson

euskararen kontu honek jakingura nuke zelan litekeen posible zuk

behin eta berriro salatu dozula legebiltzar honetan osakidetzan

mesedetan euskaldunen mesedetan diskriminatzen bada zelan da posible gaur egun ehuneko ehuna

euskaldun guztiak plaza lortzeko gaia gaitasuna gabe

erabakigarria baina errealitatea da osakidetza ez dagoela ehuneko

zergatik da hori premisa faltsu batetik abiatuta

zure diskurtsoa hori da arrazoia guk jakin dugu zuk esan dozun moduan berriro ekarriko zenduela gaia

hautsak arrotzeko asmoarekin helburu alderdikoiarekin

erabilera politikoa egiteko asmo argiarekin eta horren aurrean egia esan ez dugu ondo jakin zein izan behar zen

erantzunik egokiena kasurik egin ez eta zuk zure diskurtso faltsu horretan

ekitea zure bidetik edo behin eta berriro egin duguna azaltzea zer den egitea eta ze esparrutan mugitzen garen alde batetik araubideari arauei dagokionez eta beste batetik errealitateari dagokionez hori da

baina egia esan azkue jauna harritu nauena entzundako diskurtsoetatik ez da izan alderdi popularrarena ez da izan

zurea izan da alderdi sozialistaren diskurtsoa izan da gehien harritu nauena garrido andreak

gure asmoa gure legebiltzar taldearen asmoa

honegaz eta jarrera maximalistatik aldentzea urruntzea da gure helburu argia gure asmo argia ze hori da

kaltegarriena euskararentzat euskarak behar duena

eta noraezean ibiltzea batetik bestera euskarak behar duena da sustatzea

prestigiatzea eta prestigiatzea ez da inondik inora zuk zeuk be azkue jauna garrido andreak orain arte egin duen moduan diskurtso bera egitea eta esatea diskriminatzen dala no podemos discriminar ez da egia eta hori horrela balitz

eman beharko zenuke alderdi sozialistaren ordezkarilez agertu izan zarelako hemen azkue jauna ze zelan liteke onartzen baduzu

guk ez dugu hori onartzen zuk hori onartzen baduzu

ezer ez egitea salatzen duzun diskriminazio hori ekiditeko

beste paradoxa baten aurrean gaude ikusi izan dozue

baina ez dozue ezer egin maneiro jaunak esan deutsuen moduan hori aldatzeko guk

indarrean dagoen araubide juridikoa eta hor

osakidetzak eskaintzen duen zerbitzuaren kalitateari mesede egiten deutsolako ez da

hizkuntza eskubideen kontua bakarrik osakidetzak eskaintzen duen zerbitzuaren kalitatearen kontu bat da eta horretarako onena da kontsentsu politikotik abiatuta

ekitea malgutasunean beti defendatu izan dugu aurrerantz pausuak emanez gelditu barik eta edozein kasutan

ez dugu hori guk inondik inora babestuko ezin da izan garrido andrea erabakigarria euskara dela osakidetzan sartzeko osakidetzan sartzeko

zuok zuen gobernua alderdi popularraren gobernuak

espainian dauden profesionalak eta beste estatu batzuetatik datozenak hizkuntzaren ezagutza akreditatzeko azterketak egitea zer da gertatzen dena zuentzat eta nik hau

alderdi popularrak gura duena da elebakarra monolingüismo obligatorio indartzea eta hemen dagoena da elebitasuna eta hori da administrazio publikoak bermatu behar duena eta pausuak eman behar dituena horretara heldu gaitezen eta badakigu egin beharreko kontu bat dela baina

hizkuntzaren erabilera planean osakidetza hizkuntzaren erabilera planean esaten diren pausuak egin

zuk eman dituzu datuak hemendik ez du profesionalik ihes egiten euskaragatik ihes egiten dute hemendik eta madriletik eta granadatik eta extremaduratik leku

eta beste batzuetatik hartzea zailtzen dugula gezurra da el diecisiete por ciento de

gure legebiltzar taldearen jarrera bere diskurtsoarekiko eta bere lidergoarekiko osakidetzan euskararen gainean duen lidergoarekiko eta jakina denez ezaguna denez eta askorentzat horregatik

nik bere jarrera eta bere diskurtsoa txalotzea gure lana

zorrotz aztertzen duena legebiltzarkide baten berbak erabiliko ditut esateko zure baimenagaz ubera andrea zure berbak erabiliko ditut

euskararen erabilera planaren ebaluazioa egiteko agerraldiak rebeka

gobernu honen diskurtsoa izan da eta ez zaitut nik bakarrik edo gure legebiltzar taldeak bakarrik txalotzen zorrotz aztertzen zaituenak ere bai

planaren bilakaera astiro doala zuen taldearentzat baina zure diskurtsoa da landu behar duguna eta hortik da guztiok

bidea erabilera politikoa egiteko ekarri beharrean

prestigiatzeko hizkuntza pausuak herritarren administrazioarekin bi hizkuntza ofizialetako batean bata zein bestean harremana izateko eskubidea gauzatzeko duten
eragozpenei aurre egiteko amaitzean joan ongi dagoena indartu

zuzendu eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

euskal gizartea euskal administrazioa pentsatu nahi dut izendapen deitura hauek ez direla marketin lelo hutsak zerbait gehiago direla eta dena esanda eta argudiatua geratzen dela izen eta deitura horiek esaten direnean eta beraz ideologia eta nazionalismo faxista anker eta itsuren

guztietatik kanpo zentzuzkoa logikoa normala naturala da pentsatzea eta garatzea

zerbitzuak eskaini behar dituela herritar guztien hizkuntza eskubideak errespetatu behar dituela eskubideak herritarroi dagozkigulako

eskubideak herritarronak dira pertsonenak eta administrazioaren betebeharra da eskubide horiek errespetatuak izateko kalitatezko zerbitzuak eskaintzea are gehiago hasieran aipatu ditudan

sinesten baldin badugu kalitate horren barruan doaz hizkuntza eskubideak hizkuntza eskubideak

dagoeneko gorospe andreak gogoratu digun bezala

dikotomia gainditua dagoen falazia mediku ona edo mediku euskaldunen dikotomia falazia hori eta gaur ere asmoa neukan eta egingo dut aitortzeko zeren gauzak ondo egiten direnean guk ez daukagu arazorik aitortzeko eta kritikatu behar direnean kritikatzeko

legegintzaldi honetan gainditu duela teorian gainditu duela dikotomia hori eta falazia hori eta urrats batzuk

esan duzun bezala urrats txikiak izan eta motelak praktikan edo beste era batetara azalduko dut

azaltzen dugunean ez zaigula ulertzen edo ez garela gai gauzak ondo azaltzeko ea ulertzen zaidan hobeto estatu espainiarra konstituzioa

gernikako estatutua eh bilduren unibertsotik mentalitatetik distantzi majo batetara aurkitzen diren kontzeptuak batzuek behintzat

susmagarriak argi jasotzen da euskara eta gaztelania hizkuntza ofizialak direla beraz zein arazo dago gure administrazioan mediku euskaldunak izateko zein da arazoa zeren gaurko proposamenean fondoan dagoena da

hori esaten ari zarete eta hori zabiltzate proposatzen behin eta berriro eta administrazioak euskal gizartean euskal administrazioan

mediku euskaldunak alegia beraien lanean lana egiterako orduan pertsonak artatzerako orduan euskaraz manejatuko direnak

hori da eskatzen ari garena besterik ez eta horregatik gaurkoan zuzenketarik ez dugu egin planteatzen den eztabaidak ez daukalako inolako zentzurik ez bururik eta ez hankarik

ideologia mentalitatea baldin eta noski ideologia nazionalista ertzi mugatu atzerakoi eta erradikal batetatik

eta etengabe atzera begira egoteak ez gaituelako inora eramaten atzera begiratu bai baina akatsetatik ikasteko eta aurrera egiteko aurrera

atzera eta kalitatezko zerbitzua eskaintzeko mediku euskaldunak behar ditugu eta mediku euskaldunak izateko bi norabideetan

dagoeneko sisteman ditugunak euskalduntzen eta horretarako hainbat neurri martxan daude eta martxan jarri behar dira eta ez soilik medikuak

eta bestea bermatu sistemara sartuko direnak euskaldunak izatea bai eta horri deitzen zaio eraginkortasuna izatea

baina gaurkoan bigarren norabidean ari garenez eta hizpide dugunez lan eskaintza

zentratuko naiz eta horretan zentratzerako orduan hor bi neurri garrantzitsu ditugu bat ikasketak

formakuntza ematen dena ospitaletan euskaraz eskaintzarena

eta bestea lan eskaintza publikoen irizpideak eta arestian esandako guztiagatik gure administrazioak

meritua profesionalak euskaraz jakitea eta hori bermatzea eta hori ez da ez gehiegikeria eta ez diskriminazioa

izan behar eta gaur ari gara opeen

opeak iragarri dira iragarri dira baina esanda ere

osasun saila aprobetxatzen ari dela momentu hau iragartzeko lanpostuak sortzen arituko balitz bezala sortzen ez dituenean baina hori beste eztabaida bat da baina

beste kontu bat aipatu nahiko nuke norbaiti okurrituko al litzaioke esaterako emakumeen eskubideetaz hitz egiten egongo bagintza eremuka sailkatzea

hor egokitzea emakumeen eskubideak bai errealitate horretara egokitutako ba gauza berdina egiten ari zarete eremu soziolinguistikoaz hitz egiten ari zaretenean zonifikazioaz hitz egiten

oinarri oinarrizko eskubideak betetzea eremu guztietan eremu guztietan zeren eremu guztietan herritarren hizkuntza eskubideak bete behar dira

euskaldun gehiago egon eta gainera osakidetzan dakigunean eremuetan justu eskualde horretako herritarrak bakarrik ere ez direla artatzen

ez direnak ondo pentsatzen eta eskertuko nuke hausnarketa sakonago bat

bota aurretik baina tira batzuk beti aitzakiak

ez kontratatzeko derrigortasun data ez betetzeko badakizue zer nekagarria da nekagarria da tristea da

sentitzea eta gu horrela sentitzen gara atzerritar gure herrian etengabe

etengabe ikustea eskubideak urratzen zaizkigula etengabe atzetik ibili behar izate hori aldarrikatzen gure eskubideak errespetatzeko etengabe euskaldunoi diskriminatzen zaigunean baztertzen zaigunean gehiegikeriak pairatzen ditugunean eta gainera eta nazionalismo itsuari aurre egin behar izaten diogunean argudioekin beraiek argudioak ez dituztenean jartzen eskubideez ari garenean eta administrazioa askotan aurrean aurkitzen dugunean eta ez alboan eskutik defendatzen baina tira

burua tente eta guk aurrera jarraituko dugu euskaraz bizitzen oztopo eta eraso guztien gainetik eskerrik asko ubera andrea
erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

andrea alderdi popularreko kideak ere nahi dugu euskaraz bizitzea baina askatasuna izanik eta aniztasuna ere kontuan izanik

izan behar da karakteristika bat baina ezin da baloratu baloratzen den moduan eta aukeraren kontu bat da

eta berdintasunean eta horrelako balorazioarekin aukerak berdinak ez dira ematen y por supuesto

eskerrik asko garrido anderea euskal sozialistak azkue jauna zurea da hitza

paktu guztietan egon gara eta egongo gara sozialistak euskararen normalizazioa lortu arte

esaten ari garena horren urrun dago

gobernuaren taldean egin den lanarekin edo nahi duzu irakurtzea

hori esaten da dudarik gabe baina ez noa horretara ze zaila den gure herrian kamara honetan ere bai

euskararen legeak ondo aplikatzeko jasotzea kriston hitzak esanez

bide onetik apartatzen ari zara ez baina ze bide edo bide hau denok egiten dugu edo ez dago biderik euskarentzat

eta barkatuko didazu nik errespetatzen dizuet zuek ez atzo ez herenegun eta gaur pena ematen dit gainera eta ontzat hartzen dut ez dut gezurrik esango xabier isasik esaten zuen

guk euskara beti errespetatuko dugu gure hizkuntza delako

ez hizkuntzak herritarrak euskara erabiltzen dutenak eta gaztelania erabiltzen dutenak eta defendituko ditugu profesionalak eta hezkuntzan egin genuen paktu bat baina ez ezazue esan orain hezkuntzako paktua merituari pasa behar dela

euskarak adostasuna behar du eta beti esango dut hori eta beti esango dugu sozialistak beti jarraituko dugu lan horretan baina ez ekarri ez dakit zer gauza esanez normalki dela bihar guk ditugun medikuak enfermera guztiak euskaraz egitea

zer egizko herri bat ari gara egiten ez badugu herritarrei errespetatzen

eta hemendik ematen du ezer ez dugula egin ez hiru aldiz jende gehiago dugu orain dela hogei urtetik euskaraz hitz egiten duena eta erabiltzen duena

eta profesionalei esanez berak profesional on bezala gure herritarrak zaintzea badaukatela gutxienez txantxa hori

eskerrik asko berriro ere legebiltzar buru andrea no sé señora garrido ez dakit

zerbitzu elebiduna eskaintzeko pausuak eman daiguzala hori da

kanpotik datozenak esandakoa ondo etorriak ondo etorriak

ziur geldituko direla ze azterketa bikainak egingo dabez eta azterketa bikain bat egiten duena eskarmentua daukana hori gelditzeko aukeragaz egongo da eta gainera euskara ikasi beharko leuke eskainitako zerbitzua benetan ona izan daiten

gauza berberak zuk esan duzu jauna zuen zuzenketan guk kontrako botoa emango dogu zelan ez

perfil asimetrikoak sartzeko aukera eta guk planteatu genuen hori horrela

osakidetza kudeatzen non dago planteatzen dozuen araubidearen aldaketa non dago planteatzen dozuen perfil asimetrikoen proposamena

gure legebiltzar taldeak eta jaurlaritza honek planteatu du hemen dago zu egon zinan batzordean hemen dago hemen dago idatzita

egiaztapena gaur egun hizkuntza eskakizun bat bete nahi duenak hizkuntz eskakizun horri dagozkion trebetasun guztiak egiaztatu behar ditu

trebetasun komunikatibo horiek askotan ez daude denak maila berean are gehiago

jaurlaritza honen proposamen argia dago hemen zuek debereak agindu beste batzuei

jauna beharbada beste esparru batean gehiago sartuta edo murgilduta egon zarelako ez dozula beharbada ondo ezagutzen osakidetzako hizkuntza eskakizunen sistema

puntuatu behar laugarren hizkuntza eskakizuna eta osakidetzako hizkuntza eskakizunen sistema propioa da propioa da bi mila hirukoa eta hor gehienez erizainei esate baterako eta medikuei

bigarren lan hizkuntza eskakizuna ez laugarrena laugarrena ez orduan hori ez da horrela izan eta aipatu izan dozu paktu guztietan egon zaretela hori egia da

hori da noraezarena baina gaurko paktuan alderdi popularraren eta diskurtsoaren bidetik urrunduta lehen genuen bidetik urrunduta erdian kokatzearen bidetik urrunduta jarrera maximalistetatik horretan kokatu zarete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

berdintasuna erabiltzen da berdintasunaren kontra egiteko diskriminazio eza erabiltzen da diskriminatzeko barrerak ez jartzeaz hitz egiten da barrerak jartzeko eta guzti horri glotofobia deitzen zaio guzti horri ignorantzia deitzen zaio faxismoa deitzen zaio

nazionalismo espainola eta atrebentzia izango nuke atrebentzia eukiko nuke esateko gaurkoan

hor geratzen dela entzun ditugunak ikaragarriak izan dira gezurrak eta ikaragarriak esan zaigu

zer arazo dago mediku euskaldunak elebidunak eleanitzak izateko baina nork esaten du euskara espainolaren

baina baina hizkuntzak ez dira etsaiak ez dira arerio ez dira kontrajarriak zenbat eta hizkuntza gehiago jakin

hobeto eta badirudi arazoa dela eta horretaz ari gara mediku euskaldunak elebidunak horretaz ari gara eta datua puerto rico estatu libre asoziatua estatu batueta hiritarrak estatu batuarrak dira

bi hizkuntza espainola eta ingelesa hizkuntza lehenetsia espainola hori nazionalismo espainol batetatik ulertzen da eta munduan mila adibide ditugu horrelakoak

osakidetzan daukagun errealitatea benetan larria dela larria eta herritarren eskubideak ez direnak errespetatzen eta oraindik ere ez daukagula kalitatezko zerbitzu bat eta hori egunerokoan pasatzen da eta datu objektiboa

lau kontratu hiru mediku ez

lan pilaketagatiko kontratazioak hizkuntza eskakizuna ez betetzeko

hiru kontratu gauza bera por cierto ari gara herrietaz ari gara hitz egiten euskararen planean lehentasun unitateetan sartuta dauden herrietaz

ez direnak egiten donostiako esian berrogeita hamabost kontratu kontratu horietatik

ordezkapenak egiterako orduan ez da errespetatzen

ez da errespetatzen hizkuntza eskakizunak beraz ez dago kalitatezkoa zerbitzurik eta dena horrela eta gainera entzun behar izaten ditugu gezurrak eta ikaragarriak ignorantzia

ignorantzia eta horrela mila datu eman ditzakegu beraz ez da ulertzen zein den arazoa mediku euskaldunak izateko

eta horretaz ari gara hitz egiten eta guk bakarrik eskatzen duguna da borondate politikoa borondate politikoa neurri eraginkorraz jantzita

eta benetan faltan botatzen duguna egia da eta esan dut ez daukat arazorik onartzeko aitortzeko gauzak ondo egiten direnean eta aitortzen dut eta onartzen dut legegintzaldi honetan dikotomia falazia hori gainditu dugula mediku ona edo mediku euskalduna

falta da neurri eraginkorra eta bigarren plan horretan jasota dauden neurriak ere ez dira betetzen eta neurriak ez betetzeko trikimailuak erabiltzen dira eta bakarrik eskatzen ari garena da

gure osakidetzan eta osasun zerbitzuan besterik ez eta a ber behingoz buruan sartzen zaigun hizkuntzak beraien artean ez direla da aniztasuna da aberastasuna da askatasuna hizkuntzak euskara espainola ingelesa frantsesa a ber buruan sartzen zaigun eta eztabaida antzu eta faltsu hauek alboratzen ditugun

eskerrik asko ubera andrea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal mistoa upyd eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko

ez da onartu jarraian euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi bai hogeita zazpi ez hogei abstentzio

osoko bilkurarako utziko dugu gai zerrendaren laugarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak

proposamena indarkeria matxisten erregistro publikoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria urrea andrea

aurkeztu eta aldezteko eguerdi on guztioi urtetako

oinarrizko eskubideak eskuratuz joan gara hala baina euskal herriko eta mundu zabaleko emakumeok bigarren mailako herritarrak izaten jarraitzen dugu ez baitugu eskubide guztiak berdintasunez gauzatzeko aukerarik ez dugu bermatuta gure gorputzarekin

eta ugalketarekin egin nahi duguna erabakitzeko askatasunik eremu publikoaz gozatzeko eskubidea ere urratzen zaigu bertan erasotuak izateko

ez daukagu eskubiderik indarkeria gabeko bizimodua bizitzeko ez daukagu berdintasun egoeran lan mundura sartzeko eskubiderik ez daukagu

edo ez askatasunean erabakitzeko eta adibideekin bukatzeko zainduak izateko eskubiderik ere ez daukagu bermatuta

eta sexua dela eta egiten den bazterkeriaz gain beste faktore batzuk ere badaude arraza klasea adina dibertsitate funtzionala eta abar ere asko diskriminazioak sortzen dituztenak helburua ez da soilik genero itsukeria

era berean identifikatu behar ditugu gainerako zapalkuntza faktoreak nola bururatzen diren egun sofritzen digun krisi sistemikoa ez da gaurkoa emakumeontzat ez da atzokoa ere

egoera da indartu eta elikatu egiten den gizonezkoei eskubide gehiago eta pribilegio gehiago ematen dizkion sistema patriarkalari esker

sistemak botereak baliabideak gunean ezberdin banatzen ditu gizonezkoen eta

krisialdi sistemikoan murgilduta gaudenez egun batean bai eta hurrengoan ere bai ikusten ari gara

eta baldintza txarretan bizitzen ari dela eta bereziki emakumeak areago neoliberalismoan

bizitzak egin ahal izatea eta hala autonomia ekonomikorik gabe gero eta gehiago dira indarkeria egoera eten ezin dituztenak bikotekideen nagusien lankideen edo bezeroen indarkeria jasan behar dutenak

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria

andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga anderea zurea da hitza

lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok

lo haga pasa den astean albiste honen jakitun izan ginen genero berdintasunaren indizean euskadi bosgarrenaren pare dago europar batasuneko estatuen artean eustaten datuen arabera genero berdintasunaren indizean euskadi belgikaren gainetik dago eta belgika bosgarren da rankinean egun horretan jaurlaritzak adierazi zuen moduan

baina oraindik beharrezkoak diren berdintasun politikak bultzatzen jarraitu beharra dago sexuen arteko berdintasunean aurreratuenak diren herriak ere emakume eta gizonen arteko berdintasun erreala lortzeko erdibidean daude oraindik eta guk ere hemen oraindik badaukagu lana berdintasun politikan zabaltzen eta ezartzen gaitz hau estrukturala baita

elkarlanean jarduteko hainbatetan esan dut hau pasa den ostiraleko kontrol bilkuran urrea andreak beste behin ere

lehendakariak legegintzaldi honetan berdintasun politiketan ezarritako programa eta ekintza garrantzitsuenak errepasatu zituen oso laburbilduta bost minutu

guztiak aipatu ahal izateko baina aurrera begirako erronkak ere

indarkeriaren kontrako lehia hau ez da inoiz bukatzen ez da inoiz gelditzen eta ez da bukatuko indarkeria jasaten duen emakume gehiago izan ez arte bat bera ere lorpenen artean aipagarriak dira landa eremuko emakumeen estatutua onartu izana

osakidetzan eta eustaten eta sortzeko bidean egotea euskal trenbide sarean hezkidetzarako eta genero indarkeria prebenitzeko plan estrategikoa onartu izana

emakundek osalanekin eta lan eta gizarte segurantzako ikuskaritzarekin hitzarmen bana sinatu izana sexu bereizkeriari aurre egin eta berdintasuna bultzatzeko eta nazio batuetako zerbitzu publikoari lehen saria jaso izana

besteak beste ikusten denez hainbat esparru ezberdinetan guzti hauek eta guzti hauen koordinatzaile bideratzaile eta ebaluatzaile emakunde eta ez dezagun ahaztu emakundek lehendakaritzari atxikia dagoela zuzen zuzenean

bat egiten du gaian adituak diren nazioarteko erakundeek zehazten dutenarekin hainbatetan aipatu izan dugu hemen baita ere euskadiko seigarren berdintasun plana berdintasun plan

emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea du helburu programa estrategikoen artean sentsibilizazio eta prebentzio programa azpimarratuko nuke bere helburua emakumeen aurkako indarkeria oinarritzen eta iraunarazten duten balioak aldatzen laguntzea izanik gure taldearentzako gakoa da guztiz funtsezkoa gizartea eraldatzeko prozesu luze honetan

azken urteetan asko aurreratu da emakumeen kontrako indarkeriari buruzko sentsibilizazioan eta prebentzioan aipatutako errealitatea ikusarazteko

eta salatzeko egindako lanari esker hartara salaketen handitzea kontzientzia gehiago baitago eta zorionez tolerantzia gutxiago inolako

antzemateko eta artatzeko programa estrategikoa ere azpimarratu nahiko nuke

eta eskuragarri dauden baliabideak beraien behar eta errealitatera egokitu eta hobetu nahi baditu nahi ditu barkatu bai eta baliabide berriak sortu ere

gainera informazioa eta tresnak jarriko ditu emakume horien esku bizitza duina kalitatezkoa baketsua eta indarkeriarik gabekoa izan dezaten baliabide horiek eskuragarri jartzean kontuan izan behar dira

aurkako indarkeriaren biktima ere badirelako beste behin ere

andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria ruiz andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko ruiz andrea erantzuteko txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria urrea andrea zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria fresno andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar burua berriro ere señora urrea vuelve

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hamar abstentzio ondorioz ez da onartu jarraian euskal sozialistak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamazazpi bai berrogeita zazpi ez hamar abstentzio

euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi bai hogeita hamazazpi ez hamar abstentzio ondorioz ez da

gai zerrendako bosgarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena publizitate instituzionaleko euskararen eta gaztelaniaren erabilera

ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda euskal sozialistak azkue jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko
eskerrik asko presidente anderea lehendakari jauna sailburuok

agurtu nahi dut lehendabizi alberto barandiaran gurekin duguna hekimen euskal hedabideen elkarteko zuzendaria egia da bere agerraldian nahiko ikasi genuela sektore honetaz eta gaur

agerralditik gauza bat dakarkit legebiltzarrera

institucional alde horretatik erreferentzi moduan har daiteke bi mila hamarean eajk aurkeztutako mozioa

gipuzkoako batzar nagusietan eta proposamenak agintzen duela bertako publizitate instituzionalaren

hemen azaltzen dugun datuak eta errekomendazio bezala

azkue jauna zuzenketak aurkeztu dituzten txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria isasi jauna zurea da hitza

lehendakari andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on ekimeneko ordezkaria

euskal hiztunena auzi politikoa da euskararena ez da kontu pertsonal bat txokokoa

euskararena ez da norbanakoaren kontua nirea zurea beste harena euskararena hiztunon auzia da herritar guztion auzia da

publikoa da kolektiboa da euskararena herrigintzaren auzia da euskara plaza publikoan jokatzen da eta plazaren izaera publikoa euskaran plazan

bizikidetza plazan eta euskaraz borrokatzen dira injustizia sozialak plazan eta euskaraz jartzen da frogan demokrazia

auzia ez da izan ala ez izan kontua ekitea da eta nor izatea herri hau euskaraz eta euskaratik arnas berriz sortu birsortu eta ahalduntzeko

euskal ahaldunduz guztiok ahalduntzeko gaituen herri bat sortzeko izatea ekitea da egiten duguna gara

ederki azaltzen dute euskararen fenomenoa zertan den sarri askotan hitz egin dugu legebiltzar honetan hizkuntzaren normalizazioaz edo normalizazio ezaz sarri baina ez nahikoa auziak bere horretan baitirau osoko bilkura honetan bertan

ekimena lehen entzun duguna eta aurkeztutako legez besteko proposamen honek

berriro ere ekimen bi bi ikuspegi lehen

galdetu du lehengo interbentzioan ia non geratzen diren erdaldun elebakarren hizkuntza eskubideak erdalduna naiz

erdaldun honi niri alegia ez didala inork inoiz nire hizkuntza eskubideak ez ukatu ezta urratu ere

euskalduna naiz azkue jauna eta zin dagizut

euskaldun honi niri askotan ukatu dizkidatela hizkuntza eskubideak urratu dizkidatela eskubideak azkena

etxe honetan bertan legebiltzarrean pasaden asteartean eh bildu legebiltzarkide taldearen izenean sinatu nuen lege proposamena atzera bota zenean euskeraz zegoelako adibide bat erdaldun honi

eta ez diote behin ere zapalduko erdaldunei hori salagarria da hori populismo merkeenetakoa da azkue jauna

zerorrek esan duzun moduan ez da ehuneko

eitbk eta ekimenek egindako azterketetan

aipatu duzu gipuzkoako batzar nagusian onartutako ekimena eta

publizitate instituzionalaren ehuneko hamabosta bideratzeko

hori izan da zure jatorrizko proposamena hori izan da hain zuzen ehuneko hamabosta

eta euskaldunok baztertuta gaudela eremu honetan behingoagatik konturatu zarete eta

baina erdibidean geratu gara tamalez erdibidean edo erdibidekoan

euskeraz argitaratzen diren hedabideak eta zuk aipatu duzu hirurogei

eta hedabide horiek funtsezkoak dira euskeraren normalizazioa lortzeko eta batez ere

ezinbestekoak dira euskaldunen hizkuntza eskubideak garatzeko eta errespetatzeko

eskubideak euskaldunen hizkuntza eskubideak errespetatzeko eta garatzeko jaurlaritzak eta administrazio publikoak konpromiso saihestezina dauka

betebeharrekoa instituzioen publizitateari dagokionez egiaztatu egin da tokiko publizitatea eraginkorra dela

baina guretzat eh bildurentzat hori gutxienekoa da jakina da azken buru euskaldunen irakurtze tasa nahiko altua daukagu eta gure hedabideetan nahiko

daukagu aipatu izan da

azkue jaunaren aldetik izandako akordioa gomendioa eta

bi mila bosteko maiatzaren hemezortziko saioan gomendio irizpide horiek eta tamalez

hori guztia esanda guk hasiera hasieratik bat egin dugu sozialisten ekimenekin

are gehiago guri iruditu zaigu gutxieneko proposamena zela

euskarazko hedabideetara bideratzea minimoa iruditzen zaigu minimoa da euskararekin

gaude hizkuntza politika erro errotik berritu beharra dagoela aurkeztu berri den elebide

hamabosteko txostena aipatu izan da hemen azkue jauna zazpiehun eta laurogeita bederatzi

eta bakar bat oker ez banago bakar bat erdarari

aipatzea hemen erdaldunen hizkuntza eskubideak arriskuan egon daitezkeela bakarrik hori aipatzea

egia euskara ikastea erdaldunei mesede besterik ez dio egiten hizkuntza jakitea ona da benetan benetan

onuragarria da gehiago irakur daiteke eta abar gure ustez esatea hemen kexak ehuneko laurogeita bi handitu dira esatea euskaldunen hizkuntza kontzientzia

iruditzen zaigu aitzaki merkea dela handitzen ari dena gure ustez euskaltzaleen haserrea da

urratzea etbren emisioak eten dituztelako haserretzen gaitu

eta haserretu gaitu biziki haserretzen gaitu legebiltzar honetan gertatzen dena eta lehen aipatu dudana aski da indarrean dagoen hizkuntza politika babesgabe uzten gaitu euskaldunak guk protesta

kontsideratzen dugulako kasu honetan nik sinatzen nuenez taldearen izenean taldearen

egiten direla eh bilduk eskatzen du gutxienik erakunde publikoen publizitatearen publizitate instituzionalaren ehuneko hamabosta euskarazko hedabideetara bideratzea gutxienik eitbrena aparte utzita jakina

neurgarria egingarria guk ezin sina dezakegu erdibidekoa azkue jauna mendizabal andrea ezin sina dezakegu

elkarren artean adostua ezer argitzen ez duelako intentzioetatik harago ez du ezer lotzen ez dugu babestuko erdibidekoa abstentziora joko dugu

behar dugu euskararen normalizazioa lortuko bada eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna

galdera bat egin beharko genioke gure buruari zertarako balio du publizitate instituzionalak hori da gure buruari egin beharko geniokeen lehenengo

ez dago horretarako ezin da erabili helburu politiko batzuk

helburua da gobernuaren ekintzak hiritarrek ezagutu ahal izateko la iniciativa original bebe

helburu bat dauka gizarteari instituzioen informazioa

maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria mendizabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on nire aurretik aritu direnak argitu dute puntu honen muina zein den eta berriro ere euskararen legea aipatu behar dut

herritar guztiei aitortzen zaie gizarte hedabideen aldetik

informatuak izateko eskubidea horretarako hedabideetan euskararen presentzia areagotzea bideratutako neurriak hartuko ditu jaurlaritzak

erabilera arian arian berdintzeraino berriro ere hogeita hamar urte ondoren

hizkuntza batek behar ditu hedabideak iraungo badu euskararen legea onartu zenetik asko izan dira hedabideek horiek sortu eta lanean segitu dutenek zailtasunak zailtasun egun on

izugarrizko lana egin dute eta hori askotan aitortu dugu eta aitortzen segitu behar dugu

beste egoera bat dugu gaur egun eta egoera horrek eraman ditu

eta hausnarketa horren ondoren elkartu izan dira hekimen izeneko elkartean ehundik gora hedabide dira elkartean mota guztietakoak azkue jaunak esan duen bezala prentsa idatzizkoak gehienak egunerokoak

toki telebistak horiek guztiak hizkuntza politika sustatzaile baten laguntzarekin izan jaurlaritza izan diputazioak edo udalak

zortzi hedabide besterik ez genituen gaur egun seiehun langile ari dira lanean izugarrizko hazkundea izan du sektoreak eta poztu egiten gara izan ere euskararen erabilera gizarte bizitzan areagotu eta sendotzeko

euskara guztiena delako isasi jauna horretan ados gaude zuk esan duzu gero gaur egungo politikak

guk ez dugu partekatzen iritzi hori erdibidekoa adostu dugu hemen esan den bezala eta erdibidekoa irakurriko dut esaten du segi eskatzen diogu jaurlaritzari segi dezala euskarazko komunikabideak sustatzea helburu duen laguntza politikarekin

instituzionalaren banaketa ezartzerakoan eta gehitu dezala modu progresiboan euskarazko komunikabide ez publikoek jasotzen duten portzentajea arrazoizko irizpideak aplikatuta jatorrizko proposamenari aurkeztu genion zuzenketan esaten genuen bezala

urtean zehar hamaika milioi ehun mila euro inbertitu zituen komunikabideetan kopuru horretatik

inbertitu zuen euskarazko komunikabide pribatuetan hau da

euskarazko komunikabideetarako beraz konpromiso zehatzik ez dagoela esaten duzunean isasi jauna ez dugu iritzi hori ere konpartitzen

publizitate guztia euskaraz eta gaztelaniaz diseinatzen da euskarazko publizitaterako zati oso nabarmena gordeta bai

baita euskarazko komunikabideetarako ere beraz ez dago gobernuaren konpromisoaren gaineko zalantza izpirik

ekonomikoarenik ere gobernuak dituen elkarte edo sozietateak barne eta gure zuzenketan aipatzen genuen bestetik

euskarazko edukiak aberasteko balioko duelakoan eta euskal hiztunen jarduna aberasteko ere eta aipatzen dugu gure zuzenketan euskararen agenda estrategikoa

hedabideek osatzen dute erabilera sendotzeko landuko dugun beste alorra

eta hizkuntzari berari prestigioa emateko hau da euskarazko kontsumoa sustatzeko nahiz sentsibilizazio eta motibazioa eragiteko

egituratu eta sustatzeko politikari jarraipena emango diogu eta irakurleen eta ikus entzuleen gogo apetak asetzeko ahaleginak sustatuko ditugu horretarako

emango ditu horraino agenda estrategikoak diona efizientzia eta eraginkortasuna maneiro jauna

alde horretatik komunikazio produktu eta hedabide eraginkorrak

efizientzia eta efikazia izan ere gainerako hedabideetako hau da tirada handiagoko eta audientzia handiagoko gainerako

publizitatea egiten jarraitu behar denez batzuetan legearen derrigortasunez esan behar da efikazia eta efizientzia horia handitu

dutelako eskura eta honekin ze esan nahi dut zuk esan duzu

hedabide klasikoek audientzia gehiago daukatela baina demostratuta dago lokal euskarazkoa txikia askotan iristen dela

gobernuak egiten duen publizitate horren irismena aseguratuta dago euskarazko hedabideetan jartzen badugu hori da efikazia eta hori da efizientzia horri gainera

handitu egiten dugu efikazia eta efizientzia hori eta azkenik gobernuak diseinatu behar du publizitatea

irizmeneko mota guztiak osagarri izan daitezen guk ez diogu zentzurik ikusten kopurua jartzeari gehiago edo gutxiago gure ustez egokiagoa da arrazoizko irizpideen arabera egitea irizpide horiek

eztabaidatzeko aukera dagoelako hala dagokionean hedabide horiek ezin ditugu

euskararen egoera beste bat delako hori hala da eta horren arabera jokatzen du gobernuak eta horren osagarri hedabideek beraiek elkargarritasunean nola irabazi landu behar dute

badituela ahuleziak eta euskararen erabilera bultzatzeko hedabideak behar ditugula oso garrantzizkoak direlako eta horregatik bermatu behar dira diru laguntza
publikoak eskerrik asko eskerrik asko mendizabal andrea

eskerrik asko azkue jauna eh bildu taldearen ordezkaria isasi jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarkide lehendakaria ze pena

horretarako euskalduna izatea

alde honetan zaude nahita nahi ez

babesgabe uzten gaitu hizkuntza politikak bestela galdetu

telebista publiko kasu honetan euskaraz

milaka teleikusleen emisioa ze babesa daukate gure

horren aurrean ze babesa izan dugu eta daukagu

espainiako gobernuen ordezkarien aurrean orain baztanen ba euskara plana bertan behera auzietan

euskaraz lege proposamen bat egoteagatik gehiengoz itxuraz erabakitzen dutelako hori arrazoia dela atzeratzeko izapide bat

babesgabe badaude hutsune asko oraindik badaude estatuko administrazioa adibidez asimetria badago eta guk ezin dezakegu hainbat izapide euskaraz egiteko eta ez dago legerik guk babesten gaituenik hori egin ahal izateko estatuko administrazioa esaten ari naiz mendizabal andrea baina bada

sentipen hori alorrez jota nik ez dut eta guk ez dugu ukatzen ze hemen

berak euskeraz ez jakitea mundu oso bat nik gomendatuko nioke

nahiko ondo irakasten dute eta zoragarria izango litzateke zuretzat benetan

jartzen ditugulako hemen gertatu izan dena batzuen kontzientziak aztoratu egiten dira mugitu egiten dira

kontzientzia osoz gainera haserretu egiten garela babesgabetasun hori ez da fikzio bat gertaeretan gertatzen da eta euskeraren kasuan elebideren txostena eta esaten ze erraz zazpiehun eta laurogeita bederatzi intzidentzia izan dira bat

eta ehuneko laurogeita bi gehiago dago aurten legealdi honetan urterik urte gero eta gehiago izan dira eta legebiltzar honetan legeak egiten diren etxe santu honetan eskubideak defendatzen diren etxe santu honetan

euskalduneko zientzia gero eta handiagoa da eta gero kontzientzia omen daukadan taliban antzeko hau

dagozkio eta izan dira popularrak eta sozialistak ekarritakoak kasualidadea kezka hori badago

hizkuntzak behar duela adostasunik ahalik eta zabalena eta gu saiatu gara saiatzen gara saiatzen gara normaltasunaren ikuspegitik

alegia hori da bidea euskeratik herri honetan

eta ez da oso berandu izango euskeraz komunikatuko da normaltasunez elebakartasuna da gaitza

hori da gaitza eta lehengo baten hemen zerorrek aipatu zenuen zure semeari buruz hitz egiten zenbat hizkuntza zekizkien eta hori da bidea

osorik dauzkate gutako bakoitzak gure bitasun aniztasun horretan gutako bakoitzak elebakarrak garelako eta zure hizkuntza eskubideak begiratzen baldin badituzu zanpatzen direnak ez dira hain zuzen erdararenak

zeintzuk diren zanpatzen dizkizutenak zuri

ez jarri mamu hori ez da beldurra zabaltzeko motiboa erdaldunen eskubideak hemen betikotu gorde daude ez zaio zanpatzen eta ez zaizkio zanpatuko inoiz guk geureari eutsiko diogu guk planteatzen dugu publizitate instituzionalean ere euskeraren erabilera sustatzeko politika aktiboak egin ditzala

instituzionaleko urteko zenbatekoaren ehuneko hamabosta bideratzea gutxienik euskaraz argitaratutako hedabideetan

eskerrik asko isasi jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna mistoa

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria mendizabal andrea zurea da hitza

isasi jauna orain deskubritu duzu marko legala lanean ari garen marko legala ez al dakizu autogobernu lan taldean ari garela lanean

eta gure erabakiak hartzeko bestetik esaten duzu gaurko honek ez duela ezertarako balio orduan zer egiten duzu hemen

zure proposamenak balio baldin badu eta gureak ez horrela ezin gaitezke iritsi adostasunetara

horrek horrela bai bide horrekin ailegatu gaitezke adostasun batera gorospe nire taldeko kidearen hitzak hartuko ditut zein mesede egiten diogu euskarari horrelako eta aurreko puntua bezala gaiak hona ekartzen baldin baditugu eta hemen aipatu nahi dut kike amonarrizek anton abadia saria gipuzkoa foru aldundiak eman ziona anton abadia saria eman zionean esan zituen hitzak

hurrengo belaunaldia hizkuntza normalizazioaren bidean indartsu aktibatu nahi badugu gure belaunaldiak

euskara lokarri elkargune eta zoru komun izango duen gizartea eraiki nahi badugu ezinbestekoa da euskararen gaia blindatzea gure helburua ez baita bakarrik jendeak hizkuntza bat edo gramatika bat ikastea

euskararentzat ziklo berri eta zerbait berria omen dator hori ari da zabaltzen azken bolada honetan bai euskalgintzako

euskalgintzako agente gehienetan eta erakundeetan hori dabil haize berriak

haize berri horien ufadak eraman behar gintuzke gure hizkuntzaren mesederako

ustezko boto batzuen truke etxe kalte aritzea delako haize berri horiei eutsi beharko genieke eta ez beti betiko
katramilatuta segi eskerrik asko mendizabal andrea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

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bi bai hamaika

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda agortu da eta plenoa agortu da bukatu da baina

urte asko hemen legebiltzarkide izan den ares jaunak bere legebiltzar izaera uzten du eta hitza eman nahi diot bere eskertza bere agurra